egun on guztioi osoko bilkurari hasiera emango diogu

justizia administrazioari eta indarkeria matxistei buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena proposatzailearen txanda da arana andrearen txanda da bertatik egingo du

hona etorri eta zurea da hitza bai

andrea zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz euskal talde popularraren ordezkaria

ruiz de arbulo jauna eh bildu taldearen ordezkaria goirizelaia andrea

egun on guztioi eskerrik asko lehendakari andrea

ni hasiko naiz konstatazio batetik gaur hemen

debatea proposamen baten inguruan oso lotura zuzena nire lanarekin eta nik askotan

lanarekin orduan ba nik oso argi daukat

irakurketa askoz gehiago edo txarragoa izango da

holako tokietara emakumeak gazteak eta pertsona desberdinak joaten direnean ba hor zer gertatzen dan

erantzuna jasotzen duten ailegatzen direnean egoera horretara eta egia da askotan oso zaila da

epaitegira joatea eta han kontatzea zuri zure etxean kalean lanean edo beste tokietan gertatu jatzuna baino askoz zailagoa da kontatu behar baduzu oso toki

jendearen aurrean eta beste pertsonak zurekin lotura zuzena ez dekienean ondoan

eta nik hori esaten dut azpimarratzeko

eta horrekin ez nago ados nire aurrean hitz egin duenarekin

ona eta panorama deskribatzeko nik datu batzuk emango dodaz eta ondo ulertzeko

toki askotan epaitegi bat eta bakarra dago eta epaitegi bat eta bakarra dagoenean mixtoa da

bere lana ez dagoela bakarrik enfokatuta genero indarkeriari

horrekin batera epaiketa penalak dauzka epaiketa zibilak horrek dauzkan ondorio guztiekin beste

forenseak ez daude bilbon daudelako eta mugitu behar direlako askotan fiskala ez dago toki horretan fiskala dago bilbon eta bere interbentzioa egiten da bideo konferentzia baten bitartez

ez dago entzun behar du eta gainera ez du entzuten zuzenean gertatzen ari dena

gauza latzena da zenbat denbora pasatu behar den pertsona bat emakume bat ume bat gazte bat horrelako tokietara

eta nik hori esplikatuko dut adibide garbi batekin orain dela gutxi

emakume bategaz joatea bilboko epaitegira eta han egon ginen goizeko bederatzietatik

hamabi ordu itxaroten asistentzia

aurreratu direla egia da neurriak eta baliabideak jarrita daudela baina egia da baita ere gertatzen ari dena

momentuz eta hori da landu behar dena eta hori da aldatu behar dena horregatik eskatu genuen

askoz gehiago izango zuen bisita hori egin eta gero

hori egiten dugunean seguru aski gure begietatik ikusiko duguna da

eta orduan neurriak planteatzeko edo zerbait esateko

elementu gehiago izango genituela baina hau gaur hemen daukagu eta

ez dugula izango aukerarik gaur hemen planteatzen duguna zuzentzeko hobetzeko eta gauza bat eta nik uste dut ba beno neurriak planteatzen direnean horrelako gauzak zuzentzeko

batera joan behar direla eta egia da hori ondo aztertzeko hobeto egingo dugula bisita hori egin eta gero eta jende guztiekin egin eta gero

bere balorea dauka bai egia da esaten dena proposamen

egia da hori hor dagoela baina egia da baita ere badagoela puntu bat non esaten den hori ez dela nahiko eta zerbait egingo dugula eta hori da

hitz egin duenari ahaztu jakona esatea hau da zerbait egingo dugula planak badaude ebaluazioak badaude

ebaluazioak egonda eta hori sailburuari planteatu behar diogu

zergatik ez da zuzendu badakigu dagoela ebaluazio bat eginda urtarriletik eukene aranak hori planteatu du hori dago ondorioak daude zenbat hilabete pasatu behar dira ikusten baldin badugu hori hor dagoela martxan jartzeko

eta orduan hori da proposamen honetan ere planteatzen dena

y esta es la tarea que euskal herria bildu se compromete realizar eta bukatzeko gauza bat esan nahi dut justiziaz hitz egiten ari garenean

eta hau aukera hau aprobetxatu nahi dut gauza bat esateko lehenengo eta behin gure elkartasuna adierazteko

famatu horientzat eta baita ere esateko gauzak ez direla konpontzen ustezko neurri sasi legalak ipintzen gauzak konpontzen dira politikoak direnean politikora joaten sustraira joaten eta irtenbidea bilatzen

herriarekin eskerrik asko goirizelaia andrea euskal sozialistak castelo andrea zurea da hitza

bai eskerrik asko legebiltzar buru andrea sailburuok legebiltzarkideok egun on guztioi

ondoriozko mozioa eztabaidatzen ari gara gaur elkarrekin podemosek ekarritakoa

administrazioari eta indarkeria matxistei buruz eta zehazki euskadin genero indarkerirako epaitegietako egoera hobetzeko balizko

arazo larri baten aurrean gaude giza eskubideen urraketa horixe baita emakumeen kontrako indarkeria gizon eta emakumeen arteko desberdintasunen adierazpenik bortitzena

eskaini emakumeen kontrako indarkeriaren biktimentzako arreta judizialari eta hau duela bederatzi hilabete eskas izan zen elkarrekin podemos

besterik gabe eskerrik asko eskerrik asko zorrilla jauna

eh bildu taldearen ordezkaria goirizelaia andreak hitza hartu behar du

eskerrik asko goirizelaia andrea castelo euskal sozialistak zurea da hitza

el apoyo de todas y de todos besterik gabe eskerrik asko eskerrik asko zorrilla jauna eztabaida amaitu denez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

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamalau eman dugu bozka hirurogeita hamalau boto aldekoa aho batez onartu da beraz erdibideko zuzenketa

euskadin uda honetan ur masen kalitatean floran eta fauna urtarrean

izan dituzten jabari publiko hidraulikora egindako isuriei buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena proposatzailearen txanda

aitortu behar dut mari carmen lópez de ocarizen interbentzioa eta ger o diskurtsorik gabe utzi nauela

beno ba erdibideko zuzenketa osoa irakurri du eta hori izan da azken

aritu eta gero atera dugun dokumentua eta azken finean gure eztabaidaren ondorioak edo erakusten zuen dokumentua beraz

laburrean ibiliko naizela baina beno gauza pare bat bai esan nahi nituzke ezta kontutan eduki behar dugu uraren inguruan izugarrizko presioa dagoela eta

gure uren egoera ez dela batere ona ezta kontutan eduki behar da baita ere uraren inguruko

instituzio eta erakunde eta eragile desberdinen artean non parte hartzen duten estatuko gobernua jaurlaritzak diputazioak udalak kontzejuak ur partzuergoak konfederazioak ureztatzaileak eta baita azken finean enpresak eta erabiltzaileak ere

konplexua sortzen dute eta horren adierazle da gero gaur egun gertatzen zaizkigun hainbat arazoen

honengatik dela eta gaur egun adibidez aguraingo edarrekin gertatzen ari denak zerikusirik pixka bat badu horrekin nork kontrolatu behar du edarrera iristen diren emariak eta gero norena den edo nork kudeatzen duen eta gero azkenean honen kontrola nork egiten duen honen afluenteena eta horrek ere arazo dezente ematen dizkigu beraz ez da

nahiz eta gaur gure ustez ere mugarri interesgarri bat jarri dugun egoera hobetze aldera dena den nik pixka bat atzera egin nahi nuke gutxienez aurreko astean eduki genuen eztabaidara eta gogoratu nahi dut baita ere garoña eta energia nuklearraren inguruan

kontutan eduki behar dugula gure inguruko baliabideen erabilera eta gure bizi sistemaren moduak sortzen dituela

eta nik uste dut baita ere uraren kasuan oso argi ikusten dela edo ikusten ari dela ez dakit eta

ez dakit oroitzen duzuen uda honetan bertan argazki oso kurioso batzuk

errekatan hau amezketa ibaia izan zen gorriz tintatua eta hau zadorra ibarra zuuriz tintatua eta honek nire haurtzarora eraman ninduen

oria ibaiaren arroan jaio eta

tolosara oria ibaira ibarratik jaisten zen erreka guk

ea egun horretan ze koloretakoa zen ibai hori eta deitzen genion el río colorines ze batzuetan berdea etortzen zen beste batzuetan horia eta abar eta abar eta

garapen mota zehatz baten ondorioz gertatzen zirela ingurumenean kalte handi horiek eta gaur egun gauzak desberdinak direla nik uste dut erakutsi ditudan bi argazki horiek pixka bat adierazle direla

hobetu eta beste alde batetik hor badauzkagula herentzia batzuk

eta horiek ere izugarrizko eragina egiten jarraitzen dutela eta ikusi besterik ez dago metal astunak edo aztertzen direnean gure ibaietan eta gure ibaien sedimentazioan eta abar edo

laurogeigarrena hamarkadan isuri zen leku ezberdinetan

ez dugu jakin lindanoa zegoela adibidez zadorra ibaian eta hori izan da ordura arte

eta gure helburuetako bat zen hainbat kontu berri ere neurtzea eta programa bereziak egitea bai sustantzia prioritarioetan edo emergenteetan eta abar

eta ekarpenak egiten modu eraikitzaile batean eta benetan nik ere

eskertzen dut asko topatu dugun jarrera bai beste talde politikoengatik eta bai gobernuaren

eta iruditzen zait nolabait

alde batetik onarpen bat ze aho batez onartuko da gure ibaien egoera ez dela ona eta onarpen hori oso garrantzitsua iruditzen zait

mugarri bat jartzea ea zeintzuk diren egin beharreko edo datozen urteetan egin beharreko lanak eta neurriak eta abar

nahita ez eta hori urako teknikariek oso argi esaten dute kontrolatu nahi baldin baditugu gai gehiago edo modu jarrai batean kontrolatu nahi baldin baditugu hainbat kontu

dirua balio du eta orduan klaro hemen dator nik beti ere gobernu honi eta aurrekoei egin diodan kritika eta da ingurumena dela

benetan esfortzu ekonomiko bat jartzen ez dugun bitartean planak egin ditzakegu eta plan nik uste dut txukuna gelditu daitekeela gaur

planak aurrera ezin ditugu eraman eta egoerak txarra izaten jarraituko du

sartu nahi nuen ez da bakarrik hemen gauden

jabetzea eta onartzea gauzak hobetu behar direla kanpotik ere presio nik uste dut gero eta nabarmenago bat dagoela eta europar batasuna ere

abisu serioak ematen ari da guk galdetu dugu

hiri hondakin uren inguruan europan eta lau leku zehatzen inguruan galdetu dugu goi nerbioi alde batetik eta busturialdea beste alde batetik pasaia donibane

oraindik azpiegiturak bukatu gabe daudelako

amaitzeko hemen ate bat irekitzen da ate interesgarri bat irekitzen dela iruditzen zaigu baina egia da baita ere

gauza asko sartzen saiatu garela eta orain teknikarien laguntzarekin

mozio honetan txertatu ditugun puntu guztiak pixka bat ordenatu eta koherentzia tekniko bat eman beharko diogula

oraindik lan asko gelditzen dela baina edozein modutan lan oso beharrezkoa eta lan interesgarria

unanimidad en el día de hoy diagnostiko txiki honen ondoren egin nahi nukeena da lortu dugun

ez dut berriz laburtuko ez dut irakurriko ere aurretik egin delako balioan jarri norabide zuzenean hauspotu egiten dugulako gobernua nahiz eta testuak jorratzen dituen ildo nagusiak jadanik gobernuak bere gidalerro nagusitan

hainbat txosten eta dokumentuetan agertzen diren ekimen eta politikak plan batean biltzeak onura dakarkio legebiltzar honen plan lan fiskalizatzaileari neurriak

jartzen delako laugarren puntuan eskatzen diogu ingurumen sailari orain dela hogeita sei urtez

urtero egiten duen uren azterketa horretan hainbat informazio osagarri bertan txertatzeko

edota besteak beste jartzen diren isunen inguruko informazio zehatza bertan jasotzea

fiskaltza ertzaintza eta gobernuaren arteko elkarlan estuari eman nahi diogu garrantzia pasa den urtean jaurlaritzak berrogeita zortzi mila euro jaso zituen

isunak ere gorazko joera bat erakutsi dutela beraz gai horretan ere

esku hartze ez dakit orekatuak esan baina behintzat tonu onean bai egin diren hausnarketetatik

aipatu dute aipatu beharra daukat preparatuta etorri naizela kasurako eta zuk becerra jauna batzordean orain dela bi hiru aste ekologistak martxan egon zen lindanoaren inguruan berba egiten eta

bertan eta nik itzulpena nik egin dut fallotxoren bat badago barkatu hitzez hitz esan zuen

zabalagoa da ezta esan zuen hitzez hitz lindanoaren ezabatzearen esparruan goraipatu nahiko nuke gobernutik eta gobernu kanpotik egin den lana zoru kontaminatuen eta lindanoaren problematikaren inguruan

lurraldearen kutsaduraren aurkako lanetan plangintza zehatza zegoen

politikoa zegoen aipatu zuen gaur egun ez dagoela baina

eskerrik asko becerra jauna modu argi batean berba egiteagatik eta

testua eskertzekoa da eta

erantzunen txandan norbaitek parte hartu nahi du carmenek ez becerra jauna bai

alderdi sozialistak ez du hitzik hartu behar bai barkatu bai erantzuteko bakarrik arruabarrena jaunari eta

esan nituen eta ondo itzuli dituzu hor aipatzen da orain dela hogeita bost urte orain dela hogeita bost urte gauzak hobeto egiten ziren eta orain etenaldi bat badaukagu eta hori aipatu dut nik ere nire hitzaldian bai besterik ez

otero jauna bai bertatik bai eskerrik asko
parte hartu behar baina bueno baina puntualizazio pare bat egiteko arruabarrena jauna

hogeita bost urteko txaloak gaur egunerako txaloak bihurtzea

pixka bat teknikoa jartzen naiz baina bueno esan duzunarekin nik uste dut

klaro zuk esan duzu ur masen egoerak

bi kontu horren inguruan alde batetik kontuz ibili behar dugula

urtean eman ziren eta kasualitatez horrek zerikusi zuzena izan zuen urte horretan euri gehiago egin zuenarekin

serie batean urterik onena euri asko egitearekin lotuta baldin badago horrek esan nahi du arazoak ez daudela guztiz konponduta eta

egiten dugula itsuarena esan nahi dut klaro euri gehiago egiten baldin badu ba kutsatzaileak errazago eramaten ditu baina azkenean itsasora bidaltzen ditugu beraz problema benetan benetan problema

eta gero nik nire lehen interbentzioan esaten nuen klaro

egoera globala ez dela ona eta nik uste dut hor

europako beno uraren esparruko zuzentaraura jo beharko genukeela zeren hor ur masen egoera ebaluatzea eskatzen da

global hori ondo aztertzeko hemen bi parametro daude bat da kimikoa eta bestea da ekologikoa baina ekologikoaren barruan sartzen dira analisi fisiko kimikoak sartzen da analisi biologikoa eta sartzen dira analisi hidromorfologikoak klaro gaur egun

senso esan beharko genuke ez ditugula ondo ezagutzen gure ur masen egoerak edo behintzat edo behintzat egoera globala ez dugula ezagutzen horregatik

baina egia da oraindik gabeziak oso nabarmenak direla eta asko dagoela egiteko horregatik nik

ez langileek lana ondo egiten ez dutelako hori argi dago ondo egiten dutela baizik eta oraindik medio asko falta direlako eta aurrekontuetatik diru gehiago bideratu behar delako

bai iruditzen zaigula premiazkoa nik uste dut hor ados egon gintezkeela eta jada altxa naizela eta aprobetxatuz

esatea baina oso garrantzitsua iruditzen zait zadorra bizirik bezalako

hilabeteetan indar handia egin dute eta azkenean egia da nik uste dut lortu dutela gauza garrantzitsu bat eta da uraren arazoak araban gehien bat

medioetara eta agenda mediatikoan jartzea eta horrek ere beti ere laguntzen du agenda politikora islatzea beraz nik uste dut lan bolondres hori

eta eskatzen dutena orokorrean bidezkoa dela nahiz eta gero bueno talkaren bat egon daitekeen gero

orain esan nahi nuen besterik ez eskerrik asko eskerrik asko otero jauna arruabarrenak hitza hartu behar du bai zurea da hitza bai bertatik
erantzutearen beno egia da lehen lindanoren garbitze lanak orain dela hogeita bost urte

gobernuan egon zirenak edo egon zinatenak lan txukuna egin zenutela eta beraz hein handi batean kontu hori ere

txukun gelditu zela eta bigarrenik aipatu duzu euriaren kontua egia da euriak

gero ikerketa kimikoetan baina eboluzio baikorra edo positiboa urteetan datorrena da eta nahiz eta bi mila hamabostean uste dut izan zela urte euritsu hori aurretik ere edo bi mila hamalaua ez dakit ez dut ondo gogoratzen aurretik ere bazetorren

beste barik eskerrik asko eskerrik asko arruabarrena jauna eztabaida amaitu denez

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita bederatzi eman dugu bozka hirurogeita bederatzi

gai zerrendako hirugarren puntua mozioa nerea kortajarena ibañez eh bildu taldeko legebiltzarkideak aurkeztua

langabeziagatiko estaldura maila tamalgarriari buruz eztabaida eta behin betiko

kortajarena andrea zurea da hitza ekimena aurkeztu eta aldezteko

mahaiburu andrea legebiltzarkideok egun on orain gutxi artolazabal sailburuari egindako interpelazio baten ondorioz aurkeztutako

eztabaidagai saski euskal langabetuek estatuaren aldetik jasotzen duten estaldura maila tamalgarriaren ingurukoa egoera gordina da langabezi datuak ez dira onak gurean azken datuek euskal lan merkatuaren balaztadaz hitz egiten dute

ehun eta hogeita hamabi mila pertsona baino gehiago bizi esperientzia gogor batean

aurrera eramateko zailtasunekin eta guzti honi erantzuteko zailtasun nabarmenak dituen enplegu zerbitzu bat uste dut denon kezka pizteko moduko arazo baten aurrean gaudela

justuki hori izan zen gizon eta emakumezko hauei estatuak eskaintzen dien arreta

eta erabat desegokia dela edozein herriren garapenerako eta pertsonen bizi proiektuetan funtsezko gaia izanik enplegu eta babes politiken inguruan

politika aktibo eta pasiboen arteko muga horiek batzuetan burutzen dira programak eta ez dakigu oso ondo non kokatzen diren politika aktibo diren pasiboak diren

iraupen luzeko langabeziaren fenomenoa gero eta

orain jartzen diren bezala gero kendu egin daitezke eta esan dezakegu espainiako babes sistemak gehiago duela asistentzialismotik eta karitatetik benetako

anabasa totala eta tamainako porrota bai enplegu eta bai babes politikei dagokionean eta gu eskuak loturik

egungo enplegu politiken garapenerako eskumen faltak suposatzen duen koherentzia falta

izan ere zuzen zuzenean eragiten digun anabasa eta porrota da aipatu dugun hau ze enplegurako politika pasiboak madrilen esku daude

baldintzaturik daude eta politika pasibo horien baitan hartzen diren zenbait erabakik baldintzatzen dituzte era berean euskal langabetuek laneratzerako dituzten aukerak

enpresei ematen zaizkien pizgarrien kudeaketa edo enpresei jarri zaien tarifa plana edo delako hori ez eskumen falta hori

espainian erregimenaren porrot sozioekonomikoa nolabait estaltzeko indarrean sartu diren legeak eta politika murriztaileak bete betean aplikatu direlako gurean

kanporatzeak erraztu eta gainera babesa murriztu eta okertu mahai gainean ditugun datuak ikusita egoeraren gordintasuna ikusita norbaitek defenda ditzake horrelako politikak

milaka pertsonen bizitza proiektuak nola hausten diren ikusten jarraitu behar dugu izan daiteke modelo

eskuak lotuta besteak zer egiten duten zain eta ahal badugu zuloak estaltzen estatuko politika horiek

hemengo gizon eta emakume asko babes gabe uzten dituzte eta herri bezala porrot handi bat da aurrekoan esan nuen bezala

horiek babesteko erantzukizuna dugu eta zorionez eta ez daukat inolako arazorik esateko zorionez dela herri gisa ez diogu erantzukizun horri muzin egin

tirita bat jartzen asmatu dugu eskumenak eskumen eta egoera horretan dauden gizon eta emakume asko dira egun

errentaren bitartez beren egoera kaxkar hori egoera hobean aurkitzen dutenak baina badakigu tirita horrek ere gehiagorako ez duela ematen hainbeste zulo estali behar ditu eta hirurogeita hamar mila

eta sailburuak emandako datuen arabera babesik gabeko langabetu horien ehuneko hogeita bosta oraindik ere estaldurarik gabe geratzen da

geratuko gara horrelako porrotaren aurrean gure langabetuei horrelako kalte egiten dien politiken aurrean itsu mutu gor geratuko gara tiritak jartzen jarraituko dugu jaun andreok eredu honek bereak egin ditu eredu hau agortua dago eta ez doa inora

eta orain arteko programa proiektu eta estrategien emaitzak ez dira onak ez madrilen eta ez hemen madrilek kudeaketa

egin du eta pertsonen bizi baldintzak suntsitu egin ditu kudeaketa horren bitartez eta guk ezin dugu jarraitu madrileko

tiritak jartzen dagoeneko ez da onargarria horregatik

garaia heldu da koherentziak eta orekak biltzeko momentua da enplegua eta babesari dagokionean politika propio orekatu

erabakigarriak sustatzeko garaia da pertsonen garapena promozioa eta babesa era orekatuan sostengatuko dituzten politikak egiteko garaia da herri giza ditugun erronkei era egoki eta taxuzkoan erantzuteko

gure jende artearen arazo nagusia den kalitatezkoen enplegua sustatzeko

publiko kongruente koherente eta trinkoa garatzeko osoa izatea gure errealitate sozio ekonomikoari arazoei eta erronkei era egokian erantzuteko porque nos preocupan

horregatik gaur gai honen inguruko akordioa bideratu dugu akordio zabala nire ustez

guretzako oso argia delako akordio honen bidez legebiltzar honek salatu egiten du langabetuek estatuaren aldetik pairatzen duten estaldura maila

prestazio eta subsidioen babes maila eta hauen zenbateko handitzea beharrezkotzat jotzen du eta gainera kontuan izanik euskadiko autonomia erkidegoak

funtzioak egiten diharduela estatuko gobernuari ertxiki eskatzen dio transferitu ditzala enplegurako

eta enplegurako zerbitzu publikoen arreta kongruente eta koherenteago bat euskal gizartearen arazo eta erronkei era

uste dut egoeraren larritasunaren aurrean akordio ona erdietsi dugula denon artean eta eskerrak eman nahi nizkieke bakoitzak

egindako aukeragatik eta akordioa ahalbidetu izanagatik beraz denoi eskerrik asko eskerrik asko kortajarena andrea
zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txanda elkarrekin podemos hernández jauna

bai eskerrik asko legebiltzarburu andrea sailburuok legebiltzarkideok egun on guztioi

euskal autonomia erkidegoko langabetuak pairatzen ari diren langabeziagatiko estaldura maila tamalgarriari buruzko mozioa dugu eztabaidagai aurkeztutakoa artolazabal sailburuak interpelazio egunean esan bezala funtsean ados gaude talde proposatzaileak dioenarekin bat gatoz estatuaren estaldura eskasa den inguruan egiten diren kritikekin

konpartitzen dugu estatuak langabetuei ematen dien estaldurak oso eskasak direla esaten duzuenean kortajarena andrea eta zuk hernández jaunak ere horrela aipatu egin duzu bestalde

ikustea zure mozioan euskal babes sistemaren onuren aipamenen bat txikia bada ere badakit askotan esan duzula eta gaur bertan ere hemen azaldu egin duzu sistema potentea dugula eta ez duzula arazorik hori aitortzeko baina gaurkoan oinarrizko testuan eta interpelazio egunean ba gure ustez pixka bat eskasak ziren aipamenak eta beraz

horregatik pertsonak eta hauen bizitza baldintzak baldintza hauen zaintza politika publikoen erdigunean eta zure hitzak dira

jartzen dihardu urkullu lehendakariaren gobernuak lehen egunetik interpelazioan erkidego honek eragiteko aukerarik ez duela diozu eta gaur ere horrela aritu egin zara edozein herriren garapenerako funtsezko gaia izanik politika pasiboen inguruan hitz egiten zenuen

orekatua esanguratsua eta erabakigarria sustatzeko eta ez dena nahikoa aitortu behar duzu nahiz eta politika pasiboen eskumenik ez izan

egin dituela langabezian zeuden eta dauden pertsonak diru sarrerak bermatzeko errentaren bitartez el partido nacionalista vasco siempre

azaldu dutenez san josé sailburuak eta lehendakariak berak ere horrela batuta dago

enmienda transaccional euskadin estatuak ematen dituen prestazioak amaitzen direnean diru sarrerak bermatzeko errenta dugu indarrean beraz

berriz diot egoera ez dela berdina hobeagoa da euskadin eta nik esango nuke askoz hobeago oraindik ere baditugula gauza asko hobetzeko

zalantzarik gabe horregatik eskatzen dihardugu eta ez dugu etsiko

de forma adecuada erdibideko batera heldu gara bi puntuekin

estatuak ez diela behar besteko babesik ematen langabetuei eta horregatik

eta gure eskumenen esparruan diru sarrerak bermatzeko errentaren bidez egoera latz horri aurre egiteko aukera ematen diogu euskal gizarteari eta hernández jaunak esan duen bezala beharrekotzat jotzen dugu langabeziagatik prestazio eta subsidioa babes maila eta hauen

nahiko erraza izan da azken finean baina gure ustetan inolaz ere ezin dira nahastu estatuko egoera eta euskadikoa eta bestaldetik bigarren puntuan azal duda bezala enplegu politika pasiboen transferentzia eskatzen diogu estatuari argi

beste era hobeago baten kudeatuko genukeela

egin dugun bezala bitartean egoera latzari aurre egiteko gure eskumenen esparruan diru sarrerak bermatzeko errenta erabili izan dugu

nik uste akordioa ona dela eta ez dut uste alderdi popularrak

baina akordio handiarekin onartua izango dela

eskerrik asko arregi andrea zuzenketarik aurkeztu ez duen taldearen txanda euskal talde popularraren ordezkaria llanos andrea zurea da hitza

erantzunen txandara pasatuz kortajarena andrea zurea da hitza

bai legebiltzar buru andrea eta legebiltzarkideok berriz ere eskerrik asko

arregi andreari ba nik ez dut arazorik ez nuke arazorik izango babes sistemaren inguruko ahozko aitortzarik egiteko arazorik

horretan inolako arazorik zuek ere horrelakorik ez duzue planteatu zuzenketan así que

eta interpelazioan ere aipatu nuen gustura entzuten dudala urkullu lehendakaria ba horrelako

politika orokorreko eztabaidan horrelako terminoetan hitz egitea eta noski estatuko eta erkidegoko babes sistemen konparaketan txapeldunak gara horretan baina ez da zaila

bi gauzen arteko konparaketa oso oso pulpoak eta behiak konparatzea bezala da batzuk

bidea ere badugun ba horrela ezta a la señora

kortajarena andrea elkarrekin podemosek hitza bai hernández jauna

por ello nada más y gracias eskerrik asko sánchez andrea euzko abertzaleak arregi andrea

arregi andrea euskal talde popularraren ordezkaria llanos andrea zurea da hitza

llanos andrea eztabaida amaitu denez bototara jarriko dugu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

ekimena aurkeztu eta aldezteko bai eskerrik asko

etxebizitza duin eta egokia izateko eskubidea arautzea xede duen etxebizitza legearen eztabaida dugu

konkretuki etxebizitza legearen garapenean eman beharreko hainbat urratsei buruzko eztabaida

hainbat aspektu garrantzitsu jasotzen ziren epeak finkatzen zirelarik beraien garapenerako legeak askotariko lan ildoak jasotzen ditu eta erregelamendu bidezko berrogei bat garapen beharko ditu baina hori aspektu nabarmendu nahi izan ditugu legez besteko proposamen honetan

babes publikoko politiketara zuzendutako etxebizitzaz eta

interes orokorreko zerbitzu gisa eratzen direla jasotzen da

eta egokia ziurtatzeko aipaturiko zerbitzu hau martxan jartzeko erakunde autonomo bat sortu beharra dela jasotzen da lege hau onartzeko

etxebizitza arloan dauden enpresa publiko eta erakunde guztiak biltzea helburu izango duena eta gainera hirugarren azken xedapenean

epe bat finkatzen da lege hau indarrean sartzen denetik urtebeteko epea hain zuzen legea onartu zenetik bi urte baino gehiago pasa diren honetan

sortu gabe dago horregatik legez besteko honen lehenengo puntuan eskatu nahi genion jaurlaritzari hiru hilabeteetako epean erakunde autonomo bat sortu dezala etxebizitza arloan dauden enpresa publiko eta erakunde guztiak bilduko dituena

entzun dugu eta zuzenean galdetzerakoan jasotako erantzuna ildo beretik joan da

gaur egun lehenestea proposatutakoa bezalako erakunde autonomo bat sortzean hau arrazoitzeko gaur egun etxebizitza substantiboa bere izenean duen saila dagoela diozue departamentutik gainera berariazko sailburuordetza

eta visesa eta alokabide sozietate publikoak dituela horretan zuzendaritza politiko argia eta integrazio operatiboa

ez naiz ni izango hau zalantzan jarriko duena baina bi arrazoi soilik emango ditugu gure ustez ondo justifikatzen dutenak

horren beharra batetik etxebizitza bat legez okupatzeko edo etxebizitzarako prestazio ekonomikoa jasotzeko eskubide subjektiboa arautzen duen

aurreproiektu honen hirugarren xedapen iragankorrean jasotzen denaren arabera etxebizitza bat legez okupatzeko edo etxebizitzarako prestazio ekonomikoa jasotzeko eskubide subjektiboak aitortzeko prozeduren berritasuna

eusko jaurlaritzan etxebizitza arloko eskumena duen sailak aldi baterako enkargatu ahal izango dio lanbide euskal enplegu zerbitzua

ez zaigu iruditzen lanbide izan behar denik prestazioa kudeatuko duen organismoa legean jasota datorren erakunde autonomo berri hori izan beharko litzateke kudeaketa guzti honen ardura izan beharko lukeena baina lanbidek izan beharko lituzkeen funtzioen eta prestazio ezberdinak nola kudeatu beharko liratekeen

zein izan behar den eta bestetik atzo prentsa bidez jakin genuen beste kontu bat oso garrantzitsua iruditzen zaiguna lehen irakurketa batean ikusiko dugu zertan geratzen den lurraren ondare publikoa sortzea ahalbidetuko duen dekretuaren lanketan hasiak omen zarete etxebizitza sailean honela sailak berak kudeatu ahal izango dituelarik modu integral batean

eta eskuratu ahalko diren sarrera edo etekin guztiak etxebizitza politiko publikoetara soilik bideratu ahalko direla esan bezala

baina eta hau guztia zuzenean etxebizitza sailak kudeatuko du hau kudeatzeko ere visesa eta alokabide sozietate publikoak eskutik helduta joango dira

kudeaketa eraginkorragoa egingo litzatekela organismo autonomo horren bidez baina bueno ikusiko da denborak beti jartzen du bakoitza bere lekuan eta bueno ulertzen dugu

legearen garapenerako lehentasunak finkatu behar direla eta hor dugu baita aurreko plenoan aintzat hartu zen euskal sektore publikoari buruzko

sektore publiko efizienteago bat izateko mekanismoak indarrean jartzea dela eta litekeena da

aspektu honi dagokionez ondorio batzuetara iristea beraz adostasuna bilatzeko asmoz gure eskaera malgutu dugu ez

lehenengo puntuan jaso dugun bezala beraz

etxebizitza publikoaren alorreko aspektu guztiak jorratuz

koordinatu batean dauden baliabide ekonomiko eta administratiboak optimizatzeko helburuarekin oraingo honetan eskaera honetan malgu jokatu dugu baina ikusiko dugu aurrerago eskaera zorrozteko beharrik dagoen bigarren

nabarmendu nahiko genukeena hurrengoa da

eusko jaurlaritzak etxebizitza duin egoki eta irisgarria izateko eskubidea betetzen dela zainduko

duela jasotzen da xedapen eta neurri egokiak sustatu eta hartuko direlarik

zehazten da erabilgarri dauden etxebizitza baliabideak lehentasunez egoera txarrenean dauden kolektiboentzako alokairuko etxebizitzak sustatzera bideratuko direla lehentasun horrek esan nahi du etxebizitza baliabideen ehuneko laurogei birgaitzera bideratuko baliabideak salbuetsita alokatze politiketara bideratuko direla eta babes publikoko araubidean eraikitakoaren bolumena

gainera laugarren azken xedapenean portzentaje hori ehuneko ehuneraino handituko dela finkatzen du legea onartu eta hurrengo bost urtean beraz hurrengo urterako aurrekontuetan hau guztia ondo jasota geratu beharko litzateke

zertara bideratzen diren ondo definituz horregatik betebehar hau bermatze aldera aurkeztu genuen legez besteko proposamen honetan jasota datorren

eta egia esan iruditzen zait erdibidetu dugun honetan azken momentuan gehitzeko proposatu dugun eta onartu zaigun puntualizazio bati esker

gelditu dela legeak eskatzen duena honela gelditu da azkenean

laugarren azken xedapenean jasotakoa etxebizitza alorreko baliabideen ehuneko laurogei

alokairu politiketara bideratuz eta hemen dator hobekuntza

legeak jasotzen duena betez planifikatu ditzala hau da bost urteko epean alegia bi mila hogeian etxebizitza alorreko baliabideen

politiketara bideratuz gainera hau guztia aurrekontuetan ondo jasoa geratu dadila baliabide guztiak zertara bideratzen diren definituz kontu jakina da sailaren aurreikuspenetan zegoela

mila zortziehun etxebizitza exekuzioan egotea eta gutxienez

alokairura bideratua azaldu zitzaigun honen arrazoia dela salmentara bideraturiko hainbat etxebizitza promozio zeudela jada konprometituak eta sailaren inbertsio ahalmena mugatua denez ezin dela nahiko litzatekeen beste etxebizitza publiko egin

egon seguru jaurlaritza osoaren inbertsiorako kapituluen helburuak moldatuz soilik

adibidez alokairurako etxebizitza parke publikoa handitzean eta ez halabeharrez eraikuntza berriak eginez badaude eta beste aukerarik

eskaera honetan jasotzen dela etxebizitza sailak egin beharreko planifikazioan

politiketara bideratzea honek guk ulertzen dugunez

berehalakoan eta aurrekontua aipatzen dugunez zera gehitu nahiko genuke oraindik goizegi da balorazio sakonak egiteko baina dirudienez departamentuaren aurrekontuan ehun eta laurogei milioi izatetik ehun eta laurogeita hamabi milioi izatetik

jaso da aurrekontu proiektuan hamairu koma bederatzi milioi euro gehiago

departamentu guztietatik gehikuntza handiena izan duena hain zuzen ere

ehuneko hiru koma bederatzikoa dela ba aitortu behar da dirudienez esfortzu txiki bat egin dela baina txikiegia iruditzen zaigu jarraitzen du izaten aurrekontu osoarekiko oso oso pisu txikia

dauden beharrak kontuan izanda baina esan bezala oraindik goizegi da balorazio sakonagoa egiteko xehetasunik ez baitugu oraindik ezagutzen baina bueno hori ere iritsiko da nabarmen nahi dugu hirugarren aspektua

etxebizitzen erabilera egokiaren bizigarritasun baldintzen

horretarako jarduketa eta esku hartzeko tresna publikoak definitzen direlarik besteak beste jenderik gabeko etxebizitza definitzen da

ezartzen delarik erregistro hori ezinbestekoa da edozein jarduketa eta esku hartzea aurrera eraman ahal izateko beraz ezinbestekoa da lehenbailehen berau sortzea behin eta berriz esan izan duzue

auzitegi konstituzionalak etxebizitza legearen hainbat atal errekurrituak dituelako

horien artean jenderik gabeko etxebizitzaren definizioa bera adibidez

artikulua erregistroa sortzearena eta izango dituen funtzioak jasotzen dituena

zer egon behar gara beste kasu askotan bezala auzitegien erabakien zain urteak eta urteak ezer egin gabe gero gainera erabakia izateko errekurritutakoa legezkoa dela ba ez jaun andreak hori ez litzateke horrela izan beharko

eta hori den argitu bitartean ezer egin gabe gelditu beharrean dena prestatzen joan

horiek martxan jartzeak zenbat lan suposatzen duen eta erregelamendu bat garatzeak zenbat denbora hartzen duen

jaurlaritzari baina badakigu hau zaila dela eta lehen esan bezala adostasun batetara heltzeko helburuarekin azkenean erdibidekoan bi puntu sartu ditugu

ez da nahiko genukeen bezain tinko baina tira garrantzitsuak diren bi puntu hauetan jasotakoak garrantzitsuak dira bi puntu hauetan jasotakoak batez ere

egitea eskatzen zaiolako eta etxebizitza hutsak merkaturatzeko programak eta bitartekoak indartzea eskatzen zaiolako eta azkenik bosgarren puntu bat gehitu dugu erdibideko honetan elkarrekin podemos legebiltzar taldeak

azken puntu bat ekarpen ona egiten diola iruditzen zaigu jaurlaritzari eskatzen baitzaio legea garatzeko planifikazio zehatza aurkeztu dezala garapenean eman beharreko urratsen eta beraien kalendarizazioren

izate aldera bai egiteke daude erregalamenduzko xedapenen inguruan eta baita legearen garapen efektiborako gainontzeko aspektu guztietan ere beraz ba bueno azkenean dirudienez babes osoa bueno

legez besteko proposamen hau eta dirudienez behintzat puntu batzuetan talde guztion babesa jasoko du

eta eskertu nahiko nuke talde guztiok egin dugun esfortzua erdibideko adostasun batetara irizteko eta

gustatzen zaidanez eskerrik asko aldez aurretik guztioi
eta hurrengo batean eztabaidatuko dugu eskerrik asko otamendi andrea zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz elkarrekin podemos

etxebizitza legea garatzeari buruzko eh bilduko proposamena eztabaidatzen dugu momentu honetan eta

artean gure partetik ondo ikusi genuen hasiera batean eh bilduko proposamena hain zuzen ere legeak

politikak kudeatzeko eta epe bat finkatzen du horretarako

ez daukagu erakunde autonomo hori eratuta eta jakin badakigu gobernuak ez daukala sortzeko intentzio handirik bestaldetik eta legeak ezartzen duen bezala alokairuaren aldeko apustua egiten duelako

andrea nik ez dut ukatuko gaur pozik nagoela benetan oso pozik uste dudalako gaurko eguna pozik egotekoa

gaur lortu dugun adostasun zabal hau lortzea ez dut esango

erreza izan bada batez ere izan da erantzukizunez jokatu

den denak eta hori poztekoa da elkarlana

bakoitzak bere argudioak mahai gainean jarri ditu eta malgutasunez jokatu

eta nik otamendi anderea bereziki eskertu nahi dizut

lege hau onartu bazen ez da meritua batzuen edo besteen gainean jartzea baina bion arteko akordio bat egon zelako izan da eta hori oso eskertzekoa da eta

gaur zorrotz izateko aukera eduki dezuela eta

ez dut esango zorrotz baizik eta erantzukizunez jokatu

gai honetan eta organismo autonomoaren gainean berba egiten

lege hau parte inportante batean

zorrotzak izan behar gara eta zorrotzak izango gara yo estoy

eskerrik asko eskerrik asko andueza jauna euzko abertzaleak berasaluze anderea zurea da hitza

egun on guztioi eh bilduk etxebizitza legearen garapenerako aurkeztutako legez besteko proposamen bat dugu eztabaidagai eta bueno badira jada hilabete batzuk otsailean hain justu ere beste legez besteko bat

etxebizitza legearen garapena eskatzen genion jaurlaritzari

puntu garatzen ari dela esan daiteke ba urrutira joan gabe

eta gaurkoan ere akordio zabal bat lortu dugu legearen garapenaren inguruan beste hainbat arlotan eta bueno zuen jatorrizko proposamenean lehen puntu bezala jasotzen zen

eratze horren inguruan aipatu nahiko nuke baita ere eta horrela egin da aurreko txandetan ere joan zen astean aintzakotzat hartu genuela legebiltzar honetan

abian jarriko da onarpen hori eta gero eta

baina uste dut momentu honetan administrazioaren orokortasunean sektore publiko osoaren inguruan ba bueno eztabaida bat

sektore publikoaren hobekuntzarako onartzera edo onartzeko asmoz behintzat aurkeztu den lege proposamen horren inguruan sustatuko den eztabaida horren baitan ere kokatzea etxebizitza arloan beharrezkoa den horrelako ba erakunde bakar bat eta nolakoa izan behar duen bitartean

osotasunean kudeatzen jarraitu beharko du dauzkan baliabideak ba egoki erabiliz eta bueno ba beharrezkoa izango da baita ere beste erakundeekin koordinazio zuzena izatea eta

gaur egun jokatzen duen papera etxebizitza gaietan dagoeneko urteak daramatza etxebizitzarako prestazio osagarri hori tramitatzen eta momentuz horretan ari da orain ere eta ikusi egin beharko dugu trantsizio garai honetan etxebizitza legea jasotzen duen ba etxebizitzarako prestazio hori ere nola kudeatuko den eta aurrerantzean ere

egokia dela marko orokor horren barruan etxebizitza arloari dagokion eztabaida hori ere

hortxe ematea herenegun bertan onartu ziren jadia bueno jaurlaritzak onartu zuen datorren urterako aurrekontuaren lege egitasmoa eta

bezala etxebizitzaren arloko aurrekontuan jasotzen da etxebizitza legeak

politikak sustatzera eta bideratzera zuzendua egongo dela beti birgaitzerako aurrekontua salbu utzita uste dut orain irekitzen dela baita ere aurrekontuaren tramitazio garaia legebiltzar honetan eta talde guztiok izango dugula baita ere aukera ba gure ustetan egokiak diren zuzenketak eta proposamenak egin ahal izateko eta bueno aipatu den bezala ba aurrera pausu bat ere eman da bi mila hogeira begira

apustua egin dadin etxebizitza politikak sustatzerakoan

herritarrari etxebizitza bat emateko biderik justuena dela eta

sustapena jarraitu behar dela egiten eraiki beharko direla gehiago baina uste dut ikusita zenbat etxebizitza eginak eta hutsik dauden baita ere euskadin ba hor jarri behar direla benetan

etxebizitza guzti horiek merkaturatzeko jaso dugu baita ere erdibidekoan bizigune eta asap bezalako programak bultzatzea ezinbestekoa dela horretarako eta

etxebizitza hori alokairuan eskaintzeko eta merkaturatzeko

kanpaina horietan lasaitasuna eta konfiantza helaraztea jabe guzti horiei jaurlaritzak eskaintzen duen bermea zein den garbi azalduz

etxebizitza horri errentagarritasun ekonomiko bat aterako dion bitartean baita ere

errentagarritasun sozial bat ere emango dela etxebizitza hori beharra daukan pertsonen esku jarri ahal

oso ondo markatu behar duela uste dut gure ardura delako erakunde bezala eta baita ere jaso da erdibidekoan

turismora bideratutako etxebizitza horiek turismo legearen aplikazioaren ondorioz merkatu horretatik kanpo geratuko direnak jabe horiei ere

mediazio programa horien bidez beraien etxeak alokatzeko eta berme eta lasaitasun horrekin uste dut eta

etxebizitza legearen garapena eta garapen hori nolabait etenda gelditu da

helegitearen ondorioz etxebizitza gaietan euskadik bere eskumen osoa dauka eta horren ondorioz etxebizitza

eskumen osoa etxebizitza hutsen definizioa jaso zenean etxebizitza legean uste dut urteetako

eta definizio hori nire ustez definizio instrumental bat da ahalbidetzen duelako etxebizitza politikak aurrera eramatea eta ez dut uste inolaz ere estatuak izan dezaken eskumen osoa jabetza eskubidea arautzerakoan inolaz ere definizio horrek inolako

arlo horretan eta horregatik ez dut inolaz ere ikusten justifikatua helegite hori aurkeztu izana beraz nik ere hemendik eskaera zuzendu nahi nuke ahalik eta azkarren

gure politikekin aurrera jarraitu ahal dezagun jakina da gure taldeak ze posizio izan zuen aurreko legealdian lege hau tramitatu zenean

gai horietan desberdintasunak izan ditzakegu taldeon artean baina edozein kasutan uste dut etxebizitza hutsen erroldak berebiziko garrantzia duela informazioa

gero hain beharrezkoa den etxebizitza hutsen inguruko politikak bideratu ahal izateko eta azken puntu bezala adostu duguna uste dut guztiz beharrezkoa dela egia da lege konplexua dela garapenerako

eta uste dut jaurlaritzak dagoeneko izango duela planifikazioren bat egina baina ondo legoke legebiltzar honek ere horren ezagutza izatea baita ere egutegi bat garapen hori nola egin edo noiz egiteko asmoa dagoen ba guztion lana asko erraztuko lukeelako eta

guztiei erreza edo nahiko erraza uste dut izan dela adostasun batera iristea uste dut helburu

denok bat gatozela denok daukagulako gure bizitza modu egokian aurrera eramateko etxebizitza duin bat izateko eskubidea eta

adostasunetara iristeko aukera izango dugu eta beharbada gauza askoren inguruan eztabaidatzeko baita ere

andrea zuzenketarik aurkeztu ez duen taldearen txanda euskal talde popularraren ordezkaria llanos andrea zurea da hitza

eskerrik asko llanos andrea erantzuten txandara pasatuz

labur labur soilik azpimarratu den bezala balioan jartzeko hartu dugun edo iritsi garen akordio hau

aurrera joango direlako organismo autonomoa sortzearena

eta mahai gainean ditugun argumentuak jarriko ditugu guztiak orain jarri ditugunak eta jarriko

berriak eta beno seguru gaude azkenean denok

hau sortzearen garrantziaz jabetuko garela eta ziur nago azkenean horretan amaituko dugula eta bitartean jaurlaritzari eskatzen diogunez etxebizitza publikoaren alorreko aspektu guztiak modu

jorratu ditzala ba akordio honekin ba pozik nago alde horretatik

oso pozgarria iruditzen zait batez ere aurrera begira jartzen gaituelako eta legaren betebeharrak legeak azpimarratzen duen betebehar bat

bete ahal izateko konpromisoak mahai gainean jartzen ditugulako esan dugun bezala urterako etxebizitza publiko bat bera ere ez genuke salmentarako bideratu eta indarrean

osatuko duten etxebizitza guzti horiek alokairura

eta azkenik esan duguna erregistroarena jarraitzen dugu pentsatzen erregistroa lehenbailehen aurrera atera beharko litzatekeela indarrean jarri beharko litzatekeela hainbat zailtasun badaude horretarako

hori martxan jartzeko eta hori da eskatzen dena azkenean eta bitarte horretan

departamentuaren edo etxebizitza sailaren esfortzuak jartzea

etxebizitza parke publiko hori handitzea indarrean dauden programa berezien bitartez uste dut talde guztiek aipatu dugun bezala orain adibidez turismo legean

turismo merkatutik irtengo diren etxebizitza pribatu horiek

alokairu parke publikoa sendotzera edo

akordio polita dela uste dut eta aurrerantzean ere jarraituko dugu horrelako akordioak aurrera eramaten
eskerrik asko eskerrik asko otamendi andrea beste norbaitek elkarrekin ez

berriro ere eskerrik asko guztioi hombre señora llanos

hori gauzatzea hori gaur hemen gainditzea aprobatzea

edukitzea guk horrela sentitzen degu eta horregatik ez

eragozpenik ez gobernutik ez gure taldetik hori hor jartzeko eta hori

euzko abertzaleak bertatik labur labur zure baimenarekin

andrea euskal talde popularraren ordezkariak dauka hitza

eztabaida amaitu denez bototara jarriko dugu

arazorik badago puntuka bozkatzeko norbaitek talderen batek ados bozkatuko dugu lehengo bigarren eta bosgarren puntua

bat bi eta bost eh bildu elkarrekin podemos euskal sozializtak eta euzko abertzaleak sinatu duten erdibideko zuzenketarena

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita zortzi eman dugu bozka hirurogeita zortzi boto aldekoa beraz aho batez onartu dira hiru puntuak jarraian hiru eta

berrogeita hemeretzi boto aldekoa bederatzi abstentzio beraz onartuta geratu dira

gai zerrendako bosgarren puntua elkarrekin podemos talde parlamentarioak egindako legez besteko proposamena

motz joango direla orduan esfortzu bat egiten baldin badegu

gizarte zerbitzuen euskal sistema hobetzen laguntzeari buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena talde proposatzailearen txanda elkarrekin podemos guanche

elkarrekin podemos taldeak ekimen honen bidez gizarte zerbitzuen sistema hobetzeko neurri berriak bultzatu nahi ditu ekimenaren arrazoian onartzen genuen indarrean legealdiaren balioa

esfortzuak legealdia aurrera eramateko ere dena dela sistema hobetzeko aurrez aurre

vayamos por el mismo camino mila esker besterik ez eskerrik asko guanche andrea zuzenketa aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz

gai honi buruz nik uste dut akordio inportante batera guk gure

aurkeztutako zuzenketan esaten genuen ahuleziak zuzendu behar zirela informazio sistemari buruzko ahuleziak eta ere

bideratzea etorkizunean nik uste dut bi gauza hauek agertzen direla sinatutako akordioan eta horrexegatik azkenean

akordio batera heldu garelako eskerrik asko garrido andrea eh bildu talderen ordezkaria

mahaiburu andrea eskerrik asko legebiltzarkideok eguerdi on gainontzeko babes sistema guztiak bezala ba gizarte zerbitzuek informazio

jendartearen beharrak martxan jarritako zerbitzuen irismena

pertsonen ezaugarriak edo gastutako baliabideak ezagutu ahal izateko eta horren inguruan erabakiak hartu ahal izateko

gure gizarte zerbitzuaren legeak ere euskal gizarte zerbitzuen sistema kudeatzeko

baino logika ba bueno ba gizarte zerbitzuen legearekin eta oro har sistema honen garatzearekin gertatzen den bezala ba hutsune handi ba dugu sentsu honetan oraindik ere

zerbitzuen sistemaren inguruan eta informazio sistemarekin gertatzen dena

isla argia da ez gizarte zerbitzuetan ardura duten

estatistikak egiten dituzte memoria txostenak txosten ugari

baino hauen inguruko guztia ere kaordenatikoa da ez bakoitzak datuak bere irizpideen arabera jasotzen dituzte beren parametroen arabera eta ez dago homogeneoa den zerbait bateratua den zerbait

hutsuneak izaten dira eta horien inguru horren araberako planifikazioak eta zailak izaten dira

sartuko arartekoak bere txostenean agertutakoaren inguruan guanche andreak ere esplikatu du eta atzo

esparru sozio sanitarioaren inguruan izandako eztabaidan ere ba legebiltzar honetara etorri zen osasuneko

ere esaten zuen gizarte zerbitzuen sistemak informazio sistemari dagokionen dituen mugak aipatu zituen eta aipatu zituen era berean horrek osasun alorrarekin koordinatzeko suposatzen dituen zailtasunak

ez dela arazo tekniko bat dagoelako horiek edukitzeko

gure beste sistema batzuek eskarmentu galanta dute horrelako kontuetan eta badaukagu horietatik zer ikasi eta zer ekarri sistema honetara

eta honetaz ere aritu zen osasun arloko aholkularia

uste dut hala dela eta desde luego jaurlaritza honek baditu maila teknikoan horrelako informazio sistemak antolatzeko gaitasun humanoak baditu

bestela ikus daitezke bestelako informeak adibidez bazterkeria eta pobreziaren inguruko azterketa hori

oso oso kalitate onekoa da txosten hori gaitasuna badago beste gauza bat da kontu hau lehentasunezkoa den edo ez

adostasun zabala egon dudala denak oso argi ikusi dugula akordiotarako aukera bazegoela honetan ere eta honetan lortu zitezkeen akordioak nolabait ba lagundu zezaketela gizarte zerbitzuek aurrerantzean izan behar duten erritmo hori hartzen

horretan hartzen eta lagunduko dutela antolakuntza marko horren garapenean eta ebaluazioan eta planifikazioan eta zentzu horretan ba hitzetik ekintzara pasatzeko aukera ematen duen heinean guri iruditzen zaigu ba akordioa ona dela eta horregatik ba bueno eskerrak ematea

eta besteei ere eta baita garrido andreari ere ekimena babesteaz aparte sinatzeagatik eta besterik gabe eskerrik asko
eskerrik asko kortajarena andrea euskal sozialistak sánchez andrea zurea da hitza

eskerrik asko sanchez andrea euzko abertzaleak

talde proposatzailearekin bat egiten dugu bere zioan esaten dituen baieztapen askorekin bat gizarte zerbitzuen euskal sistema ona dela bi eskumenen aldetik korapilatsua dela esan dezakegu hiru maila administratiboek hau da eusko jaurlaritzak foru aldundiek eta udalek

ez da garatu gustatuko litzaigukeen beste nahiz eta azken urteetan

gutxienez adostasunari dagokionez garapen araudiak onartzeko eta lau adostasun zabala behar du gizarte zerbitzuen euskal sistemak onartutakoa

baloratu egin behar dugu astiro bada ere gustatuko litzaigukeena baino motelago aurrerapausoak ematen ari garela eta hauek aho batez edo adostasun handiz lortzen ari garela honek sendotasuna ematen dio sistemari eta ziurtasuna pertsona erabiltzaileei

aldeko jarrerekin lortzen ari gara legea garatzea eta zerbitzuak aurrera eramatea batzuetan asko kostatu arren

baita aurrerapausoak eman behar ditugula sistemak informazioaren inguruan dituen

bakarrik apreziazio bat arartekoaren txostena desfasatua baldin bada da datuak lortzeko

sistema egokirik ez dagoelako beste gauza batzuen artean e baino gainontzean hemen esandako gauza guztiekin ados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

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamar eman dugu bozka hirurogeita hamar boto aldekoa beraz aho batez onartu da erdibideko zuzenketa gai zerrendako seigarren puntua euskal talde parlamentario popularrak egindako legez besteko proposamena euskal autonomia erkidegoko errepideetako ziklismo

ebazpena talde proposatzailearen txanda euskal talde popularraren ordezkaria barrio jauna zurea da hitza

barrio jauna zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txanda eh bildu taldeen ordezkaria ubera andrea zurea da hitza

presidente anderea legebiltzarkideok eguerdi on bueno gaur hizpide dugun

istripuren bat gertatzen denean izaten dugu hizpide bi mila hamabian auto batek iurretan harrapatu zuen

horren ondoren ekarri genuen gaia zorionez gaurkoan ez da horrela baina zoritxarrez bi mila hamazazpia ere

autoek makina bat txirrindulari larriki harrapatu dituztelako nahiz eta bi mila hamaseiko zenbakiak ez diren gainditu baina egia da urte guztietan harrapatuak izaten diren txirrindularien

igotzen ari da famatuak zein famatuak ez direnak gogoratu martxoan ane santesteban auto batek harrapatu zuela

harrapatu zuela baina egia esan azken urteak beltzez azpimarratu beharreko urteak izan dira

dutenentzako errepideetako segurtasunari dagokionean beraz pentsatzen dugu badugula zer hausnartu eta zer hobetu erakundeetatik hasita nahiz eta erakundeetatik egin daitekeenaz gain ba guztion sentsibilizazioa eta praktika onak

diren baina zalantzarik gabe gobernuak jarrera aktiboa eta eraginkorra izan behar du neurriak ezarri behar ditu

bermatzen bi mila hamabian euskal herria bilduk proposamen bat ekarri zuen ondoren eusko abertzaleak taldearekin adostu zuena eta egiari zor ba segurtasun sailak agindua bete zuen

besteak beste sentsibilitate kanpaina bat egin zuela euskal telebistan edo eta segurtasuna bermatzeko egin zen gidaliburua

kanpaina horri jarraikortasuna ematea egia da ez dela nahikoa eta emaitzak ez direla onak eta eraginkorrak

indartu behar ditu sentsibilizazio kanpainetan sakondu behar du ahalegina ezin da puntuala izan baizik eta iraunkorra izan behar da jarraikorra ahalegina saiatua izan behar da

txirrindulariekiko ez soilik errepideetan bizikleta erabiltzen dutenekiko baita ere errepideetan kirola praktikatzen duten guztiekiko eta hor begi bistan neurriak diseinatzerako orduan kontutan hartu behar dira auto gidariak txirrindulariak kirolariak abar

adostua geratu den erdi bidekoan jasota geratzen dena da euskadiko

elkarlanean egin beharreko gauza bat dela bere momentuan egin zen bezala

gidaliburuaren inguruan ebaluazio bat egin behar da jakin behar da

zein emaitza eman dituen ondorioak ezagutu behar dira

sakondu ahal izateko eta maiztasunez eta iraunkortasun batekin

badakigu ez dela nahikoa baina pentsatzen dugu hasteko modu bat dela eta legegintzaldi honetan gaian sakontzeko eta hobetzeko abiapuntu bat dela bestetik errepideak konpontzerako orduan eta hor aldundiak sartu beharko

hartu beharko litzateke kontutan kirol praktikarako espazio bat markatzea eta euskal herriko bidegorri sarea osatzeaz gain

mapa garatzea non puntu beltzak identifikatu beharko

identifikatu beharko litzateke ere ze errepideetan markatu daitekeen txirrindularitza praktikatzeko

obrak egin ahal izateko eta obra berrietan ere kontutan hartzeko eta zeintzutan eskatzen duen garbiketa eta mantenimendu lan sakonagoa

beste batetarako utzi ditudala baina jakin
ditugula eta gai honetan aurreko legegintzaldian hasi ginen bide berean sakontzeko asmoa dugula eskerrik asko eskerrik asko

nuestra posición eskerrik asko prieto jauna euzko abertzaleak álvarez jauna zurea da hitza

sailburuok legebiltzarkideok eguerdi on guztioi gaur eztabaidara datorkigun gaiak euskadiko errepideetako ziklismo zikloturismo eta bizikletaren

hitz egitea dauka helburu bizikletaz zaletasuna dugunontzat gai oso garrantzitsua da hau eta gure ustez seriotasun osoz hainbat faktore kontuan hartu behar ditugu horrelako eztabaida batean

bototara jarriko dugu lehenik euskal talde popularraren legez besteko proposamenaren jatorrizko testua bozkatu dezakegu

berrogeita hamaika contra hamar abstentzio beraz ez da onartu jatorrizko testua jarraian

erdibideko zuzenketa bozkatuko dugu bozkatu dezakegu